egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua

galdera jone berriozabal bóveda euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

organikoaren proiektuari buruz berriozabal anderea zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburua

eta eusko jaurlaritzak euskal gizartearen gehiengo zabal zabal batek egin duen bezala lege proiektuaren kontrako jarrera adierazi du hainbat

duela aste bete ministroen kontseiluak ustez hezkuntzaren kalitatea hobetu nahi duen lege proiektua onartu zuen berehala legebiltzar tramitea

baina oinak lurrean ditugu eta badakigu ez dela bide erraza izango pp ren gehiengo absolutua dela eta horregatik

presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi

zuk egin didazun galderari erantzun aurretik adierazi nahiko nuke behin eta berriro egin dudan bezala

aurka gaudela erabat aurka euskal autonomia erkidegoaren eskumenak urratzen dituelako baina aurrera jarraitu baino lehen

uzten dutenen tasa estatuan ehuneko hogeita lau koma bederatzia

ehuneko hamabostera jaistea gaur egun euskadin dugun eskola uzte tasa ehuneko hamaika koma bost lege horren beharra dugu gure datuak zuzentzeko

deritzona delako ez daude ez lanean ez ikasten estatuan zifra hori ehuneko hogeita hiru koma zortzian kokatzen da lomce k bilatzen dituen helburuak gaindituta ditugu bereaz

ez du euskal hezkuntza sistema hobetzea suposatuko atzera pausua nabaria baizik espainia estatuko hezkuntza sistemak uniformizatzeko

euskarari dagokionez konstituzioaren eta autonomia estatutuaren arabera euskararen eta gaztelaniaren arautzea erkidego honi dagokio

eusko jaurlaritzari eta legebiltzar honi hortaz estatuko erakunde zentraletatik gai hau arautu nahi izatea

euskal gizartearen behar eta errealitatearekin eta gure eskumenak urratzen ditu

gure gaurko euskal hezkuntza sistema ordea adostasun iraunkorrean oinarrituta dago akordio oso zabalen fruitua da gizarte osoarena denona da asko kosta zaigu gauden tokira iristea emaitza onak lortu ditugu eta badakigu hobetu behar dugula bai

eta aurrerantzean ere bide beretik jarraitu beharko dugu ahaleginak egin beharko dira

bere edukia aldatzeko baina onartzen den legea euskal hezkuntza sistemarentzat

eta hezkuntza eskumenak urratzen baditu jaurlaritzak eskura dituen baliabide guztiak erabiliko ditu legeari aurre egiteko que quede claro

para impedir que se aplique aquí datorren astetik aurrera hezkuntzako eragileekin bilduko gara

bakoitzak dituen esan beharrekoak amankomunean jartzeko ez dugu onartuko gure interesen kontra egingo duen legerik

lege horrek gure ikasleen hezkuntza eta etorkizuna jokoan jartzen baditu eskerrik asko eskerrik asko uriarte
anderea erantzuteko txandan

gai zerrendako bigarren puntua galdera laura mintegi lakarra eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eaeko bi mila hamairurako defizitari buruz mintegi anderea zure da hiza

legebiltzarburu andrea lehendakari jauna legebiltzarkideak defizitaren inguruan erabakiak hartu beharko dira erabaki garrantzitsuak sendoak potoloak eta horixe da hain zuzen ere nire galdera jaurlaritzak badu irizpiderik eragileen ekarpenak jasotzeari buruz

eragileen ekarpenak eta bestetik nola bideratuko dituen eztabaidarako foroak horixe da galdera

eskerrik asko mintegi anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak lehendakari jauna zure da hitza

anderea oso sinple erantzungo dizut

hau da herri ordezkaririk eta nagusienekin gehiago esango dizut euskal finantza kontseilua konbokatu beharko dugu erabaki guztiak adosteko eta elkarrekin hartzeko hartu beharreko erabakiak baita batzar nagusietan bere tokian legebiltzarrean ere hori izango da herri honen ordezkaririk eta nagusienak direnen esparruak errespetatuz horiek izango dira nik erabiliko ditudan foroak
eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

ogasun diputatuak eta jaurlaritzako ogasun sailburua bildu zirenean

eta akordio horiek funtsean erantzuten zioten lau galderei zer nola zertarako eta batez ere norekin eta hori da arduratzen gaituena zer alde batetik

erabaki dela defizit kopuru bat behin behinekoa dena eta dezima horiei esker

eta badakigu nola egingo den banaketa baina erabaki hori behin behinekoa da hartu behar da behin betiko erabaki bat eta beti ere bistaz galdu gabe europak aurrikusita dauzkan defizit kopuruak bi mila hogeirako hori da pixkat

edo zeru muga nola hartuko dira erabaki behin betiko horiek hori da galdera baina ez bakarrik zer hori baizik eta zertarako hau da zorpetzetik etorriko diren diru horiek zertan erabiliko dira guk oso argi dugu erabili behar direla pertsonengan pertsonengan inbertitu behar dela

nola honezkero esaten ari den badaudela proiektu batzuk

hori da lehentasuna nork erabakitzen du

garrantzitsuak zertan erabili diru hori nork ezartzen duen lehentasuna eta hortik dator beraz hirugarrena nola hartzen dira erabaki horiek

erakundeetan bai egia da legebiltzarrean bertan batzar nagusietan baina nahikoa da hori nola emango diogu bidea eragileei

eragileei bidea emateko beraz azken galdera

datorren astean ikusiko dugu kaleak bete egingo direla milaka pertsona aterako dira kalera eta interpelazio batekin etorriko dira zer dauka jaurlaritzak eskaintzeko

prozesu honetatik ateratzeko eta nola hartuko dira aintzat eragile horiek badago fororik mahairik

jasotzeko hain zuzen ere pertsonengandik etorriko den eskaera hori

nola artikulatuko diren lekuak ekarpen horiek hartzeko zeren gure ustez krisialditik ateratzeko eragile horiekin guztiekin

kontuan hartu beharko dira eta parte hartu behar izango dute akordio zabal bat eraikitzeko eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mintegi andrea gauzak zehazte aldera bi puntu esan nahiko nituzke bat jaurlaritzak ez du

bi defizit muga berria erabakitzen den momentuan gobernua jaurlaritza prest egongo da

adostutako inbertsioak berehala martxan jarri ahal izateko

lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua

taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ondarroan pertsona bat atxilotu aurretik segurtasuneko sailburuaren eta eh bilduko bozeramailearen artean izandako telefono elkarrizketari buruz
unzalu jauna zurea da hitza eskerrik asko

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi lehendakari el pasado día quince

legebiltzarburu andrea zure baimenarekin eserlekutik he solicitado a la presidenta

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna unzalu jauna zurea da hitza

dauka hitza eskerrik asko presidente andrea
lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on

arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora quiroga este martes

y conoce también las medidas de primera mano bide hau ez da beraz teoria bat jorratzen ari garen bide bat da gizartearen diren hainbat eragileekin ez ezik

elkarrekin lanean ari gara proiektuak adosteko martxan jartzeko beraz ondo dakizunez quiroga andrea baita ere arabako aldundiarekin

errealitate horrek adostasunak errazten ditu nire helburua eta itxaropena da arlo politikoan ere oinarrizko adostasun horiek lortzea dena dela

ez dugu duguna baino gehiago gastatuko aurtengo lehen hiru hilabeteetan agerian geratu den bezala eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

nada más y nada menos muchísimas gracias eskerrik asko quiroga anderea erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina
urtza alkortaren atxiloketan izandako gertakariei buruz maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea señor maneiro pues todavía

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa pello urizar karetxe eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

urizar jauna zurea da hitza legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok lehendakari sailburuak

seguru asko interpelazio honetan azaltzen dudan gaia ez dela izango ganbara honetako batzuentzat garrantzitsua eta kontutan izanik ba gaur bertan hemen ikusten ditugun urgentziak eta premisak batzuenak edo lehentasunak

ez dauka erkidego honetako gizon eta emakumeek dituzten arazo errealekin erlaziorik

nik gai hau ganbara honetara ekartzea eta nire ustez arrazoi hau da ideologikoa beste batzuen artean mozorroturik dagoena benetan pisua daukana

bi mila hamareko apirilaren hogeita bian onartu zuen urriaren hogeita bosta jai egun izendatuko zuen legea erkidegoko gizartearen ordezkaritza ez errealak pse eta pp ri

gehiengo faltsu bat ematen ziela aprobetxatuz eta jakinik gizartearen gehiengoa ez zegoela ados hala ere betetzeko agindua eman zien patxi lópez lehendakariak gizon eta emakume guztiei badakit ere askotan eztabaidatu dela ganbera honetan baina herritarrek beste gauza batzuen artean egindako okerrak zuzentzeko aukeratu gintuzten eta asmo horrekin nator hona gaur oker bat zuzentzeko asmoarekin

hogeita bostean onartu zen alderdi eta erakunde desberdinen arteko

lortutako akordio batetan ezaguna den moduan

ez zen erabatekoa izan eta une horretan aldeko eta kontrako posturak izan zituzten politikoetako kideak gaude gaur egun euskal herria bilduren barnean egun jarrera berdina daukagularik egoerak hala bultzatuta

orduan onartu ez baina gaur estatutuaren defendatzaile

jakin badakitelako estatutuak ez duela izango

akordio egon zela onartu beharra dago baina

betetzeko borondatea inoiz egon ote zen jartzen dut nik zalantzan gutxi iraun zuen ameskeriak

psoe eta ucdren arteko akordio baten bitartez

onartu zutenean guztientzako kafearen beste ahalegin bat

baina zoritxarrez gaur egun zaharkitua gelditu den ahalegin bat helburu berdinarekin atzetik etorri diren hainbat eta hainbat ekimenen

espainiaren eredu uniformizatzailea estatuaren barnean gauden guztiontzat

kontra bada ere hogeita hamairu urte pasa dira gernikako autonomia estatutua onartu zenetik eta oraindik ez dago osotasunean beteta

dena ez da sekula osatuko ez dagoelako osatzeko borondaterik norbaitek esan dezake eta esaten du aitzaki merkeak direla erabiltzen ditugunak estatutuaren ehuneko laurogeita bosta edo laurogeita hamara edo agian laurogeita hamabosta beteta daudelako baina gure ustez borondateak

borondatea dago edo ez eta kasu honetan ez dago mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzian hartu ziren konpromezuak betetzeko borondaterik inoiz izan guztiz kontrakoa baizik oraintxe esan dudan moduan

eta eskumenen inguruan zerbait esan behar bada argi utzi behar da espainiar gobernuek berdin

eta agian autonomia gehiegi izango genuelakoan

enpleguaren politika pasiboen eskumenak ez transferitzea erabaki zuten aspaldi uste dut

izanda ere zer suposatzen duen gizarte segurantza bezalako eskumen batek gizartearen egituratzean uste dut denok daukagula argi

eta berau ez transferitzea erabaki politikoa eta ideologikoa dela espainiar gobernuen borondate faltaren erantzun bezala mila bederatziehun eta laurogeita hamarean legebiltzar honek euskal herriak

eskubidea zuela onartu zuen euskal herritarrek beraien etorkizun politiko ekonomiko sozial eta kulturala erabakitzeko eskubidea zeukatela onartu zuen urte batzuk

gehiengo abertzale politiko eta sindikalak jada agortutzat eman zuen estatutuaren bidea erabakia argia zen akordioak errespetatzeko borondaterik ez badago alferrikakoa da

objetiboki esan dezakegu mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzian akordio bat egon zela autonomi estatutu baten bitartez espainia eta erkidego honen arteko erlazioa arautzen zuena

bertako herritarrei berrezteko aukera ere ez zitzaien eman eta objetiboki ere esan dezakegu hogeita hamairu urte geroago

ez direla bete eta ahal izan den bakoitzean espainiar gobernuen aldetik betetakoa urratzeko ahaleginak egon direla eta egun ere badaudela konprobatzen dugun moduan eta objetiboki esan dezakegu baita ere mila bederatziehun eta laurogeita hamareko

erkidego honetako gizartearen gehiengoa ordezkatzen zuten eragile politiko eta sindikalek agortutzat eman zutela estatutuaren bidea

hori horrela izanik zer dago ospatzeko hogeita hamairu

akordioaren eduki eta espiritua urratuak segitzen duela

ere ez dagoela gure ustez ez dago arrazoi bat bakar bat

urteurrena jaiegun bihurtzeko edota jada

jaiegun bezala mantentzeko jaiegun hori ezartzeko benetako arrazoia urraketa bat estaltzea da beste urraketa bat

jaiegun hori ezartzeko arrazoia espainiar markoaren baitan bizi dugun zatiketa normaltzat

ideologikoa dauka jaiegun horren ezarpenak eta posizionamendu ideologikoa bera legitimo izan daitekeen arren ez da onargarria egoera konkretu bat aprobetxatuz

inposatzea gaur egun egoera koiuntural hori gainditua dago eta ganbara honetan ordezkaritza bere egoera normalizatura bueltatu den une honetan gizartearen gehiengoak nahi duena

gizartearen gehiengoa eskatzen duena posible egin behar dugu jaiegun hau bertan behera utziz beraz gure postura argia da eta eskaera ere zentzu berean egiten dugu eusko jaurlaritzak

bertan behera utzi dezala zentzu honetan jaurlaritzak gai honen inguruan

azaltzea eskatzen diogu lehendakariari mila esker eskerrik asko urizar jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak aburto jaunak dauka hitza

bai mahaiburu andrea lehendakari sailburuok

egun on guztioi bai urizar jauna zure

zioan agertzen edo

bat gatozela esan genezake eta

jaiegunak ospakizun egunak izanik euskal gizartearen erreferentzia egunak dira eta ondorioz egun horietan ospatzen denak gizartearen gehiengoaren aitorpena eta babesa behar du izan nik uste dut horixe

denok bat gatozela baina

zergatik diagnostiko berbera egin ondoren zergatik hainbeste erabaki desberdinak las fiestas

eskerrik asko aburto jauna urizar jauna zurea da hitza

eskerrik asko aburto jauna errespetu guztiarekin eta nik argi daukadana da nire iritzia igual izango da baina suposatzen dut

egutegi laboralaren inguruan erantzukizuna zuk daukazula hau ez da egutegi

gai identitarioen barruan sartzen dela nire ustez arrazoia daukazu kontsentsu handia behar da horrelako aldaketak egiten direnean

ez dago kontsentsu handirik baizik eta gutxiengo batek gauza bat izan zen hortik aurrera bat nator zuk esaten duzunean nola ez

lege hau ez zela momentuan onartu behar lege honen kontrakoak

baina dudarik gabe akats handia uste dugu

bilatzen zen normaltasun hori momentu honetan jaurlaritzak ere lagunduko du normaltasun hori

diskurtsoak esan dezakete kontrakoa baina gauza bat da esaten dena eta beste bat egiten dena jaiak batu egiten dituztela izan beharko litzateke baina

ez gaituztenak hau da bat urriak hamabikoa beste bat da eta zentzu horretan karga ideologikoa zein den argi izan behar dugula eta gehiengoaren beharrei erantzun behar diegula gauza batek

debate honek ez diola herritarren arazo errealei erantzuten harritu nau zeren eta hori izan da aurreko legealdian zehar patxi lópezen gabineteak erabili duena behin eta berriz gogoratzen dut argudioa erabiltzen zuenean

bankadak edo behintzat euzko alderdi jeltzaleak guztiz kontrako proposamenak egiten zituela eta beste irakurketa bat egin zuela zeren eta

patxi lópezen gobernuak lehenik eta behin egin zituen aldaketak

ematen du diskurtso berberera goazela eta

galdetu didazu zein den nire postura estatutuarekiko

ekimen konkretubat gogoratzen dut gernikan mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpian justu lizarra garaziko etaparen ateetan geundela eta han adierazpen bat egin zen adierazpen bat egin zuen eragile sindikal batek baina beste eragile sindikal batzuk eta beste alderdi batzuk ere

ados geundela uste genuelako etapa bat agortutzat ematen genuela etapa horrek ez zeukalako ia ez

baina hasieran zeukan helbururik ez eta hor

agian orduan esandakoa atzera buelta egitea erabaki

eskerrik asko urizar jauna jaurlaritzaren ordezkaria aburto jauna zurea da hitza

argi dago ez gaudela eztabaidatzen momentu honetan legebiltzar honetan zeintzuk izan behar diren egutegi

ipini behar ditugun datak jaiak laboral ikuspuntutik hori argi dago

gai identitario horrexegatik esan dut berriro ekartzen dugula

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

urtearen lehen lau hiletan izandako bilketa eskasaren aurrean

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok señor maneiro

diru bidean edo herri diru bidean euskal finantzen kontseiluarekin hasi

gobernu programa gogoratu ekonomia sustatzeko eta enplegua bultzatzeko plana azpimarratu enpresa txiki eta ertainei funts berria aipatu eta gure gobernuak zurekin izandako bost lan bilerekin amaitu banekien

banekien eta horregatik aste honetan bertan astearte honetan hain zuzen ere bilera berri bat izan egin dugu bertan

errealitate bat da errealitatea da jaurlaritza honek

jaurlaritza honek adostutako edo onartutako akordioak bere gobernu kontseiluan hori da errealitatea eta hori dena esatea ez da baikorra izatea errealista izatea baizik

ateratzeko eta enplegua sortzeko hori dena egiten hari gara

zuk astea joan eta aste etorri galdera berdinak egiten dituzun bitartean

eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

aste honetan aukera berri bat izan dugu mahai baten inguruan dokumentuen aurrean proposamen zehatzen aurrean adostasunak

esan nahi nuen akordio batek bi aldeen borondatea eskatzen duela

duela bi aste aurrerapauso bat eman genuen erakundeen arteko bileran

erakunde guztien egoera ekonomikoa larria da guztiena larria da erakunde guztiak bizi dugun egoera oso zaila da egoera hau kudeatzea ez da batere erraza

eta diru iturri gutxiago dugu benetako egoera hori onartzeak adostasunaren bidea errazten du señor maneiro

gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina nuclenorrek santa maría de garoñako zentral nuklearreko jarduerarekin jarraitzeko egindako eskaeraren gainean prieto jauna zurea da hitza

le pedimos su colaboración mediante esta iniciativa gracias eskerrik asko prieto jauna jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza

egun on prieto jauna egiten duzun galderaren arabera saiatuko naiz erantzuten baina baita ere lehendakariari eta jaurlaritzari eskatzen zenion konplizidadea jarrera argitzea eta lidergoa hartzea

argi eta garbi esan nahi dizuet gure postura jaurlaritza bezala orain arte mantendu duguna izango dela hau da zentral horren itxieraren aldeko postura izango dela bi gaiengatik zaharkituta dagoelako eta segurtasunagatik bi horiek nagusiki

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea prieto jauna

jaurlaritzak pentsatzen dut ezetz gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera

legebiltzarkideak lehendakariari egina bermeoko gune historikoan sutearen ondorioz kaltetutako zonaldea

bakarrik galdera errepikatzeko edo gogoratzeko bermeoko suteari buruz

eskerrik asko matute jauna erantzuteko lehendakaria eskerrik asko legebiltzarburu andrea

nik bai adierazi nahiko nituzke zeintzuk eman ditugun orain arte

egoera larri baten aurrean denok elkarlanean

edo saiatu egin gara eta saiatu egiten jarraituko dugu hiritarrek ez dute galdetu nor ari zen laguntzen edo nor zen erantzulea

destruidos o dañados jakin badakizu bestetik matute jauna eta zure galderari erantzunez ez dagokiola ez eusko jaurlaritzari ez bermeoko udaletzeari

hondamendi gune hori izendapena egitea izendapena egitea ez dagokigu guri beraz erakunde guztiak elkarlanean jarraitu beharko dugu horrela nahi izanez gero arazoa konpontzeko eta ez arazo gehiago sortzeko somos conscientes señor maneiro

de zona catastrófica eskerrik asko eskerrik asko

hitza eskerrik asko

ez matute jauna nire okerrekoa ez da izan ideologikoki lotura duzuen nahiz eta hainbat aldiz elkarrekin bozka ematen duzuen batzuk eta besteok ez kalteak bai

handiak izan egin dira beharrak handiak dira denbora asko beharko dugu erantzun osoa eskaintzeko eta sutearen ondorio guztiak gainditu egin ahal izateko

txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina justiziak eta talde terroristako kide izateagatik kondenatutako presoak izendatzeko preso politiko esamoldea erabiltzeari buruz prieto jauna zurea da hitza

prieto jauna leku bat dugu iragana aztertzeko eta bizikidetza elkarbizitza jorratzeko bat etorriko garela leku hori dela egokiena

arrazoiak aurkezteko eztabaidatzeko eta ondorioak adosteko eta benetan ez diot osoko bilkurari inolako gaitasunik ez eskumenik ukatzen inola ere ez bakarrik diot gai hau beste testuinguru batean aztertu eta gero proposamena osotasunean

baina nik uste dut nire proposamena aipatuaz gain argi geratu dela zein den nire jarrera

jauna lehendakari jauna zurea da hitza sí señor prieto

se han dado y se han conseguido en legislaturas pasadas hagámoslo así eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa

sailburuari egina zientzia teknologia eta berrikuntzaren euskal sareari eusteari eta enpresen

gracias eskerrik asko reyes jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria tapia andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea beno lehenik eta behin señor reyes sí me gustaría aclarar

jarraitu aurretik nahiz eta zuk zalantzan jarri duzu nolabait gure kasuan gure alderdiak

helburu bakarra duela eta hori da euskadi

europa mailan ikerketa garapen eta berrikuntzan erreferente bezala hori da gure helburua eta hori izan da ez bakarrik aurreko

jaurlaritza martxan jarri zenetik hori izan da guztion helburua

maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina